egun on guztioi bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen

euskadiren izeneko senatari izendatzeko hautagaien bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio senatariak hautatzeko botazioa batzordeko kidearen batek irizpidearen alde hitz egin nahi du

aurka hitz egin nahi du bost minutuko txanda daukazue eta mistoa upyd hasiko da maneiro

jarraian semper jaunak zurea da hitza

bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu

botoak berrogeita hamalau

horrenbestez onetsi egin da irizpena jarraian legebiltzar talde bakoitzak txikienetik handienera bost minutuko txanda izango du talderen batek

ondo da euskadiren izeneko senatarien izendapenari buruzko lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legeak dioenez

eta txarteletan hautagai bakar baten izena idatziko da legebiltzar talde bakoitzeko bozeramaileak

boto gehien lortzen duten hautagaiak izango dira hautatuak betiere izendatuak gutxienez botoa emateko eskubidea duten legebiltzarkideen botoen laurdena lortuz gero

senatari posturen bat izendatu gabe gelditzen bada bigarren bozketa egingo da eta balio osoz emandako boto gehien lortzen duten hautagaiak izango dira hautatuak

edo duten taldeek proposatutako hautagaia izango da hautatua eta talde proposatzaileek eserleku kopuru bera izanez gero eusko legebiltzarrerako azken hauteskundeetan boto gehien lortu duen alderdi politikoak

proposatutako hautagaia izango da hautatua euskal sozialistak hautagaia

eh bildu taldearen izenean hautagaia eh bildu taldeak proposatu egiten du iñaki goioaga llano jauna eta euzko abertzaleak taldearen izenean hautagaia

ondoren jarraian bolaz aterako dugu nondik hasiko den deitzen hirurogei zenbakitik hasiko da

emaitza hauxe izan da jokin bildarratz sorron jaunak hogeita lau boto iñaki goioaga llanok hogei boto eta

jaunak hemeretzi boto beraz honako hauek dira hautatutako senatariak bildarratz sorron jauna goioaga llano jauna

iñaki goioaga llanok hogeita bat boto atera ditu eta ez hogei

martxoaren hemezortziko lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat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

ordezkari direla aldarrikatuko da senatari jaunak sar daitezela

bildarratz sorron jauna formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela onartzen duzu senatari izendatzea

legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela

legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela onartzen duzu senatari

bildarratz sorron jauna goioaga llano jauna

jauna euskadiren senatari ordezkari direla aldarrikatzen da lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legearen zortzigarren artikuluak eta legebiltzarraren erreglamenduaren berrehun eta hogeita hamabigarrena artikuluak zeratzen duten erara ongi etorriak eta

gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

kaixo egun on denoi euskal gizartean egun

etxebizitzarena da zalantzarik gabe bai estatuan

baita euskal herrian ere bermatu beharreko eskubidea da etxebizitza duina izatearena baina beste askotan bezala paperak bai ondo jaso du baina praktikak ez du eskubide hori betetzeko urratsik egin alderantziz esango nuke

etxebizitzaz hitz egiten dugunean sakoneko arazo batez ari gara orain arteko politika publikoen eta baita hainbat legeren aldaketa eskatzen duena norabide okerra zuzendu eta eskubide gisa bermatu ahal izateko norabideari ekingo badiogu

gure bizitza garatu ahal izateko baina eman zaion erabilpena bereziki azken urteetan ez da oinarrizko ondasunena izan ondasun

ez da esparru pribatuaren arazoa bakarrik izan arlo publikotik ere elikatu da espekulazioa eta ez zaio bidea moztu orain

eraikuntza moteldu egin da baina urte luzeetan beharren gainetik eraiki da familiak zintzurreraino zorpetu dira

oztopatu egin zaiolako gehiago eta orain ez da hori ere esango genuke lehen eskatu orduko lortzen zenuen mailegua eskuratzea

ezinezkoa bilakatu da hori kasurik onenean beraz krisia aprobetxatu egin beharko genuke

arazoa oinarritik zuzentzeko bidean jartzeko arazoa ez baita ez krisia ez maileguak lortzeko zailtasuna

eraikuntza kopurua ere arazoa espekulatzaileen gose aseezina izan da

salmenta lehenestea ekarri duena gure irabazien parterik handiena etxebizitza eskuratzeko bideratuz eta diru sarrerak

gorriak ikusiz hori da guztiz moldatu behar duguna

etxe berriak eraiki aurretik hutsak merkaturatuz irabazien parte txiki bat bideratuz horretara eta gainerakoa

bideratzeko moduan izan gaitezen herritarrok baina gizarteko beste arlo batzuetan gertatzen zaigun moduan garrantzitsua hori dela jakinda eta beraz sakoneko aldaketen beharra gordin mahai gainean jartzeko unea den arren eta egingo dugu premiazkoa gaur

etxegabetzei mugak jartzea da azpian dagoen arazoari soluziobidea nondik ematen zaion aztertu eta moldatzen dugun bitartean jendeak kale gorrian geratzen ari delako eta hori nola edo hala moztu egin behar dugulako gaur ahal bada eta ez bihar

oso kolektibo ezberdinei eragiten dien eta eragiten ari zaien arazo larria da etxegabetzeena

eta benetako soluzioak emateko garaian gaude norberetik

unea alegia jar ditzagun benetako soluzioak martxan inor gehiago kaleratu ez dezaten eta has gaitezen ondoren

beharrak asetzeko lanean hori ere bada gure egitekoa nahiz eta gaur ez garen horretan hainbeste zentratuko ez da gainera lehen aldia

ekartzen dena onartu izan dira gai honen inguruko ekimenak baina ezer gutxi konpondu dute ekimen horiek eta datuei begiratu besterik ez dago arazoaren gordinaz jabetzeko bi mila zortzitik

bota dituzte euren etxeetatik hego euskal herrian egunean zazpi

botere judizialaren iturrien arabera kopuru hori bederatzikoa izatera ere iritsi zen iazko lehen hilabeteetan eta aurretik dugun panorama neurri eraginkorrak

ez da hobea nahiz eta emandako kopuru hauetan jakin badakigu guzti guztiak ez direla etxe bizitzei lotutakoak asko dira bakarra egonda ere asko litzateke amaia egañak

bere buruaz beste egin zuenean bazirudien egoeraren larriaz jabetzen hasiko ginela eta administrazioak zegokion eskuhartze maila izango zuela handik aurrera horrelakorik berriro gerta ez zedin

baina asmo hutsean geratu da denok dakigu espainiako gobernuak kaleratutako moratoria moduko dekretuak oso gutxirentzat

denok dakigu banketxeek irudikatu zuten lotsa

izan zela eta kaleratzeak etengo zituztela esan zuten arren iragarpen hutsa izan zela eraginik gabea

atzera kasu bakar batean ere egin ez dutelako guztiz onartezina da eta salatzearekin ez da nahikoa neurriak hartu behar dira

krisi honen eragile eta erantzuleak izanda ere administrazioak hauen epe motzeko etekin goseak ekarritako diru zuloak estaltzeko denon dirua

eta hori egin du inolako ardurarik trukean eskatu gabe herritarron zergetatik ateratzen den dirua jasotzearen truke familiak itotzeari uzteko

eskatu eta hartu gabe finantza erakundeen artetik gure diruaz

irabaziak bermatzen ari dira eta bitartean

erdigunea behar luketen herritarrak bazterketa pobrezia eta kaleratzeak ari dira pairatzen egunero egoera hain da agerikoa denok hitzez gertatzen ari dena mugatzeko beharra aipatzen dugula baina hitz hutsetan geratzen gara horren ondorioz legebiltzarrak iazko maiatzean onartu zuen eusko jaurlaritzari eta finantza erakundeei eskatzea kaleratzeen ordez bestelako alternatibak bila zitzaten konpromezua adierazteko baina

eskari hutsean geratzen baldin bagara finantza erakundeek ez dute inoiz behar ditugun urratsak emango bihozgabeak direlako

herritarren eskubideak defendatzeko baldin badira hauek finantza erakundeentzat arazoari aurre egiteko kaleratzen ordez mahai gainean jartzen zaizkion aukera ezberdinak lotesleak

eusko jaurlaritzak badu nondik eragin hasteko finantza erakundeentzat zaindu beharreko bezeroa dela esan genezake miloi asko mugitzen dituen erakundearen mailan hori dela eta

eta kaleratzeekin jarraitzen duten finantza erakundeekin lanik ez egitea erabaki ere bai

zein konpromezu eskatu behar zaizkio gure ustez finantza erakundeei neurri hau ekiditeko

orain arte kaleratuek etxea berreskuratzeko aukerak borondatea baldin badago egin daitekeelako inongo legeek hori

ordaindu ezin dutenei hipoteka betearazteko prozedura martxan jarri aurretik beste bide batzuk bilatzea kale gorrian geratu gabe alokairu sozial baten bitartez momentu egoera oker horri aurre egin ahal izateko betiere egoera hobetzen denean berriro ere ordainketari

izan ere kaleratze kasu gehienak diru sarrera nahikorik ez izatearen ondorio dira eta ez

eta neurriz kanpo aritu direlako horrelakoak ere izan izango dira baina ez dezagun horrelako argudio merkeetan benetako egoera ezkutatu

oinarrizko beharrak asetzeko ezintasunean dagoenak ezin dio aurre egin soldata zuenean parte handi bat jaten zion hipotekari kasu bat harrigarri finantza erakundeari zortzi mila euro

gizonezkoarena ez da dirutza lana duenarentzat baina bai

langabezian dagoenarentzat ez da onargarria zor horrengatik etxea galtzeko zorian izatea

ez litzateke justifikagarria eta gainera hainbat kasutan pobreziara bazterketara kondenatuak daude etxea galtzen dutenak oraindik hori galdu ondoren zorra izaten dutelako ppk esango du badagoela legean egia da gaur egun onartua behin etxea galtzen denean zorra kitatzeko modua

zer gertatzen da finantza erakundeen interesen aurkakoa dela eta hori egiteko borondatea beste gauza bat dela horregatik ondo legoke aldaketa onartzea baina hipoteka legearen eta estatu mailan egin daitezkeen bestelako lege moldaketen zain baldin bagaude

norabide zuzenean jakin badakigu gehiengoa dutenek ez dituztela lehenesten etxea galtzeko arriskua dutenen beharrak guk eskatzen duguna da

ez dadila beste kaleratzerik gauzatu hauen aldetik lehen aipatu dugun gizonezkoaren kasuan azken unean kaleratzea gelditzea lortu da

lekeition gasteizen atzo irunen antzeko kasuak gertatu direla ere irakurri ahall izan dugu jendearen presioarengatik izan da instituzioak ez direlako nahikoa busti eta horren aurrean galdera egiten dugu

etxea galtzeko zorian egoteak dakarren estuasuna zergatik ez lehenago ekidin zergatik

ezin dugu bestelako neurrien bitartez prozedura egokiak arautuz bideratu herritarren elkartasunaren

gelditzeko gaitasuna galdera horiei erantzuna eman behar diegu herritarren eskubideei lehentasuna eman behar diegu eta finantza erakundeei mezua argia

beraiek ere gizartearen parte modura dagokien erantzukizuna borondatez hartzen ez badute egoerak behartuta egiteko bidea bilatzeko prest gaudela mezu hori finantza erakundeei igorri behar diegu eta kutxabank i ardura maila handiagoa eskatu duen funtzio soziala gogoratuz eta betearaziz

duzue gauzak moldatzeko giltza ez zarete alperrik saiatu erabakien kontrola zuen eskutan pilatzen orain zuei dagokizue urratsak ematea hau ere bada gizarte ekintza hori finantza erakundeei begira baina horrez gain eta bide batez gure esku dauden tresnak

kaleratzerik ez egin alokairuzko babes ofizialeko etxeetan kaleratuei babestuko etxeak aukeran jarri salmentako babes ofizialeko

etxea eusko jaurlaritzak atzera eskura dezala eta ez dezala utzi finantza erakundeen jabego izaten diru publikoz egindako inongo etxerik

egin daitekeena administrazioaren esku dagoena eta egingarria egingarria bestelako proiektua handietarako dirua baldin badago honetarako ere behar dugulako jarri eta sinesten badugu benetan pertsonak gure politiken erantzunak eman behar ditugula eta pertsona hauei eman behar diegula erantzuna eta erdigunea jarri behar ditugula zentzu horretan aste honetan jaso ditut bi galdera idatziz eusko jaurlaritzari egindakoak alokairuzko babes ofizialeko etxeetan zenbait kaleratze egin diren galdetuta

erantzunak irtenbideak bilatzeko baino lotsak ezkutatzeko ahalegina gehiago erakusten du niri gure taldeari berdin dio kaleratze horietan hainbat kasu gertatu ote diren

hain justu ere alokairua pagatu ezin da kaleratu dena gutxiago edo gehiago izan bakar bat ere kaleratzen ez dugun bitartean hori bada

ulertu behar dugulako etxegabetzeak direla etxebizitza eskubidearen aurkako erasorik bortitzena hori bilatzen du gure proposamenak horri aurre egitea eta baita ere

dagoeneko etxea galdu dutenei alokairu sozialen bidez alternatibak ematea

administrazioarekin batera finantza erakundeak inplikatzea eta hauekin lan egiteari uztea hori da funtsean akordio honen baliorik handiena jakinda lehenengo urratsa dela

eskerrik asko beitialarrangoitia andrea jarraian zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza mendia andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi

euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza llanos andrea zurea da hitza

jarraian eusko abertzaleak taldearen ordezkariak du hitza arieta araunabeña jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideak egun on denoi jasotzen ari garen krisiak

utzi du zer nolako desberdintasuna dagoen kreditua sinatzen duten aldeen artean

dagokionez horren erakusle europatik adierazi dute herritarrak babesgabetasun

egoeran daudela finantza erakundeen aurrean gaur egun indarrean dagoen araudia ez delako egokia hori horrela

lehenengo nabarmena dirudi behintzat egin behar den lehen gauza dela legedia hori araudi hori aldatzea

misto upyd taldearen ordezkariak dauka hitza orain maneiro jauna zurea da

orain erantzuteko txanda hasiko dugu eh bildu taldearen ordezkariak du hitza

baina oraindik harrigarria egiten zait goiz honetan hemen entzun ditudan hainbat gauza entzutea

edo batzuk hasi dute esanez norbera erretratatu egiten dela eta gaur hemen ikusi dugun erretratua egia esan oso adierazgarria da indarrak zertan eta nola batu diren

amaitzen zuen esanez alderdi sozialistarekin guk egin dugun nolabaiteko akordio horretan eta

ea nola demontre berak egiten duen bat alderdi popularraren neurriekin edo egiten ote duen orain arte hartu duen neurriekin aldi berean

kontrakoa gertatu denean orain arte partidu popularraren aldetik gai honetan eta beste gainerakoetan neurriak hartu diren bakoitzean hemen agerian ikusi duguna beste transazionala sinatu duzuen hiru alderdien aldetik

baina aldi berean zuek proposatzen duzuena da boluntarismo hutsean geratzen den zerbait gauza jakin bat garbi dago herritarrei ez zaie galdetu

ez dute beraien borondatearen esku utzi hori egiten zen ala ez aldiz bankuen borondatearen esku utzi nahi da ea zerbait egiten duten ala ez gai honetan eta garbi dago borondateek ez dutela soluziorik ekartzen garbi dago orain arteko politikek ez dutela arazoa sortu eta arazo horretan sakondu besterik egin enpatia sentsibilitatea etab horrelako hitzak egin dira begira gero edukiko dugu aukera hemen dauden eta

plataformekin hitz egiteko baina ni neuk bihar bertan etxea galtzeko arriskua izango banu

alderdietako ordezkariei entzutea egoera den lazgarriaz eta

guri dagokigun neurri zehatzak mahai gainean jartzea eta soluzioak mahai gainean jartzea

espainian egin daitezkeen legeen moldaketa horien baitan eta horrek iraun dezakeen guztiaren baitan utzi behar dugula izan dezakegun eraginkortasun guztia zerbait egiteko

baina badauzkagu tresna eraginkorrak badaukagu nola egin

bihar bertatik baita legea aldatu aurretik ere beste kaleratze bat gehiago egon ez dadin eta hori da hona proposatzera

batzuen interesak baloratu diren bezala beste batzuk ere proposamenari bat egiteko ez zutela erabiliko eh bildurena aurrera ez ateratzeko nahi berezi hori nik garbi daukat gaur hemen ateratzen dena ez badira neurri zehatzak galtzen ez gara hemengo inor aterako

galtzen aterako da egunean egunean bere errealitate gordinari aurre egiterik ez dagoena eta guk

eta ezin dugu herritarren babesa eta herritarren interesak ez lege erreforma luze eta

edo bankuen borondatean utzi bihozgabeak direlako lehen ere esan dut eta horregatik harrigarria egiten zait

aldi berean kutxetako asanbladetara gai hau eramateko

benetan ez zaiolako gaiari heldu nahi heldu behar zaion tokitik derrigortasun neurriak behar dugu banketxeek neurriak hartu behar dituzte derrigortu egin behar ditugu ausardia izan behar dugu entitateei finantza erakundeei pausuak eskatzeko

ausardia eta lotsarik gabe herritarren eskubideak egunero mugatzen

alderdi batzuk horretan egin duten ahalegina eta jarri duten esfortzua benetan herritarren beharrak asetzen jarriko balute

hitzak bai baina ekintzak ez eta gaur hemendik aterako gara

maneirok esaten zuen jarraituko dugu ea betetzen duten ez duzu lanik izango hori jarraitzen borondatea ahalegina

daude transakzional horretan eta horrek ez du soluziorik ematen hitz egin behar da zer neurriak jarri behar diren eta neurri zehatzak izan behar dute

erreskateak jaso dituzten eta ez dituzten finantza erakunde guztiekin harremanak izatea etete hori zergatik ez diozue eusten horri baldin eta kaleratzeak egiten badituzte hori ere erori egin da transakzional horretan eta beraz

tamalgarria gaurko gai nagusi honetan azkenean gertatuko dena neurri hutsalak borondate falta eta soluziorik ez herritarrei mila esker eskerrik asko
beitialarrangotia andrea euskal sozialistak taldearen ordezkariak du hitza

euskal talde popularraren ordezkariak du hitza llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkariak du orain hitza

bai eskerrik asko beitialarrangoitia andreak dio

eta alderdi popularrak ezetza eman duela hainbat eta hainbat neurriari diputatuko kongresuan eta psoe k ez psoe k ere bai eta zuek psoe rekin sinatu duzue

upyd taldearen ordezkariak du hitza maneiro jauna zurea da hitza

bototara jarriko dugu lehenik eh bildu taldeak eta

itzartu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz bertan behera geratzen da jarraian eusko abertzaleak

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu daiteke

ondorioz onartuta gelditu da erdibideko zuzenketa hurrengo hirugarren puntua beste baterako geratu denez

gai zerrendako laugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak

suficiente gai zerrendako laugarren puntua eusko legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eusko talde popularraren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko

eskerrik asko quiroga andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza pastor jauna

jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza egibar jauna zurea da hitza

egun on guztioi nik ere interbentzio laburra egingo dut besteak beste bistan

hain zuzen ere legealdi berri baten hasieran bakoitzak bere mugarriak jarri nahi dituela etorkizunari begira

ardatz bilakatu den bakea eta bizikidetza antolatzeko eta bermatzeko helburu duen jarduera politiko horretan bakoitzak bere atakak edo mugarriak jarri nahi ditu

aipatu nahi nukeena da hain zuzen ere joandako legealdian amaitu berria den legealdian

bakea eta bizikidetza ponentzia antolatu zenean

batzuk hitzartu genituela besteak beste etorkizunari begira bakea bizikidetza antolatzeko helburuarekin

eta nik uste dut debate horretan kokatu behar dugula guk ere gure

gutxieneko etiko bat aipatu bezala eta gero memoria justizia edo justizian oinarritutako irakurketa egin ahal izateko ere halako minimo batzuk jarri genituen

osoko emendakinak bere anklajeak hor dauzka bat garbi dago indarkeriaren bidegabekeria

gaizki ibiliko gara abiapuntu ahula izango genuke etorkizunari begira hau da indarkeriaren aitortu egin behar da bestetik egindako mina eta kaltea ere aitortu egin behar da garbi dago biktimekiko

mantendu beharreko jarrera duintasunezkoa egia justizia eta

beraz hiru zutabe horiek jarrita dauzkagu aldi berean ere esaten dugu

giza eskubide guztien urraketak defentsa alde batetik eta urraketak egon baldin badira urraketak guzti horien atzean ardura badagoela ardura hori eskuz alda ezina dela

dagokio eta baita ere eta hau bai apuntatzen da alderdi popularraren proposamenean aipatzen da etaren desagerketa bat batekoa

nola ez orain arte debate moduan aipatu den etaren atentatu

aipatzen da baina horretara iritzi ginen ponentzia hartan eta hortik aurrera

eta gu etaren desagertzearen aldeko gara

zerbait aipatu du bere komunikatuetan baina hamabost hilabete pasa dira jadanik bere behin betirako indarkeria uzteko erabakia azaldu zuen

hamabost hilabete pasa dira eta eta desagertzea nahi baldin badugu eta desegitea nahi baldin badugu

badagokigu galdera batzuei ere erantzutea

jakin behar duguna da nork egiten duen hori nortzuk egiten duten hori nortzuk ziurtatzen duten

egiaztatzen duten eta desegiteko bidean dagoela zergatik hemen ez dago erregistro bat non batek baja ematen duen horregatik gure emendakinean etorkizunari begira esaten dugu ez dela nahikoa bere erabakia iragarri zuen bezala orain hamabost hilabeteaz azaldu zuen erabakia hau da behin betirako indarkeria ez dela nahikoa hori bakea eta bizikidetza bermatu ahal izateko ezinbestekoa dela ere eta desegitea baina horretarako

baina garbi dago eta dela aktore nagusiena eta azaldu behar duela bere burua desegiteko

baina hori ez da alde bakarreko kontua egin beharko da modua aukeratu beharko da nola egiten da hori non egiten da zein garaitan

orduan gure ardura ardura politikotik abiatuta garbi ikusten duguna da

hartua baldin badauka desegiteko erabakia alegia horri bide eman behar zaiola

kasuan espainiako gobernuak edo kasuan ere frantziako gobernuak eta ez batak ez besteak

euskal instituzioek ere agian zerbait egin beharko dugu eta desegiteko bide horretan urratsak eman beharko direlako horregatik guk etorkizunari begiratu nahi diogu eta ren atentatu guztiak

historian zehar eta garbi dagoena da eta k bere erabakia azaldu ondoren hau da behin betirako

eta horrek prozesu bat beharko du ahal den

behin betirako erakunde bezala desagertu dadin nik uste dut bakoitzak ere badaukagula gure erantzukizuna abiapuntura bueltatuz bakoitzak hemen bere posizioari

hasiera honetarako halako ezinbesteko estrategiaren islada norberak bere posizioari eustea baina gogora ekarri nahi dut joan den legealdian amaitzear zegoen legealdi hartan

antolatzeko eta bermatzeko asmatu genituen sortu genituen minimo haiek minimo etikoak eta baita ere minimo demokratiko haietatik abiatuta ezinbestekoa dela aurrera begiratzea horregatik guk gure emendakina mantentzen dugu eta gure osoko emendakinaren aldeko bozka emango dugu

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza arzuaga jauna

legebiltzarkideok azken garaietan urrats garrantzitsuak eman dira

luzeetako gatazkaren konponbidean eta normalizazio politikoan horrekin

egun aiete daukagu bakerako ibilbide horri bakarra integrala

gehiengo sozialaren babesa duena eta gatazkaren irtenbidea nazioarteko erresoluzio prozesuen agendan maila gorenean jarri duena aieteren lehenengo puntua bete da

eta erakundearen iharduera armatuaren behin betiko amaitzeko adierazpena urrats garrantzitsua da gizarte zinez eskertzen duena oraindik ez dugu antzeman aieteren bigarren puntuak espainiako eta frantziako gobernuei eskatzen dien aldeko jarrera agertzea

ondorioez aritzeko elkarrizketak zabaltzeko

ez dugu ikusi positiboan emandako urratsak sektore politiko jakin batek eman ditu

urrats positiboak alde bakartasunetik argi dago aldiz non dagoen aurrera jarraitzeko ezintasuna non dagoen frenoa batzuk inmobilismoan eroso daude egoera hori desblokeatzeko

egin izan du negoziazio prozesu bat aurkeztuz proposamen bat luzatu du eztabaidaren helburuak

armagabetzea bere egitura armatuen desegitea eta bere militanteen desmobilizatzea

urratsak ematea euskal herrian dauden indar armatuak konfrontazio armatuaren ondorengo egoera honetara egokitzeko

etxeratzea helburu izango duen prozesua ireki

eta gatazkak eragindako biktima guzti guztien aitortza horrela elementu guztiak mahai gainean daude

lorgarriak diren helburuak dira atzamarren puntarekin ukitu daitezkeen helburu lorgarriak dira

irtenbidea bilatzeko proposamen zintzo bat daukagu mahai gainean

asebetetzeko elementu guztiak agertzen dira gizartea behin eta berriro eskatzen ari denari erantzuten dio planteamendu horrek

irmoa adierazten du bake eta normalizazio demokratiko eta soziala

tamalez borondate eta jardun praktiko horren aurrean oztopoak baino ez ditugu ikusten gaurko eztabaida horren adierazlea da gaur ikusi dugu batzuk fiskal eta epaile togak jantzi izan dituztela eh bildu akusatuen bankiloan

ez da ekimen bat bake eta normalizazio politikoan aurrera egiteko euskal herria bildu akusatu epaitu eta zigortzeko baino ekimen honen helburua ez da bidea erraztea izandako sufrimendu anitzaren artean enpatia sortzeko eta ezberdinen arteko konfidantza berreskuratzeko

eh bilduren kontra aritzea zen helburu jakina pp k aurkeztutako legezbesteko proposamen honekin

ez du bilatzen lehenengo ekimena bere posizioa sendotu behar zuten guk ordea lubakietako

borroka honetan ez dugu parte hartu nahi beste bat izan behar du markoa gaia osotasun eta lasaitasunez eztabaidatzeko ez gaur aurkeztu den legezbesteko proposamenaren markoa

positiboki hitz egiteko eta proaktiboki jarduteko horregatik eztabaida horren mesederako atzera botako dugu

gai hau eraginkortasunez tratatzeko gatazkaren konponbidearen gaineko osoko bilkura monografiko bat egitearen beharra mahai gainean

eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen txanda euskal talde popularreko ordezkariak dauka hitza quiroga andrea zurea da hitza

democrática muchísimas gracias eskerrik asko quiroga andrea jarraian mistoa upyd taldearen ordezkariak ez du parte hartu behar
euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza ezta ere euzko abertzaleak taldearen ordezkariak egibar jauna